egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu

haur gizeneriaren prebentziorako plana egiteari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamen egin duen taldearen txanda
euskal talde popularraren ordezkaria den garrido andereak dauka hitza eskerrik asko presidente

lehendakaria legebiltzarkideok

ekarri dugu osoko bilkura honetara eta aipatzeko da

promozioan duten garrantzia argi geratzen dela eta horrela

estrategia eta haur obesitatea prebenitzeko plana egiteko agertzen da

eta sailburuak erantzun zuenaren arabera argi geratu zen

elikaduraren estrategia egitea eta gero osasuna prebenitzeko plana egitea orain promozio honekin

nahi dugun helburua da data jartzea eta ematen du lortu duguna data eta epeak jartzea bai alde batetik estrategia horri

obesitatea prebenitzeko planari ere data bat ipini

sailburuak aipatu zuen bere helburua zela lehendabizi estrategia bideratzea eta gero horren arabera estrategia eginda zegoenean

obesitatea eta gehiegizko pisua arazo larriak dira gure osasun publikoan

soziala dela isiltasuna mesedez eta ikuspegi integral batetik aztertu behar dela

alde horretatik obesitateak gaixotasun asko dakartzala eta horrexegatik

hábitos de vida komenigarria da horrexegatik umeetan detektatzea eta laster konpontzea bizitza ohitura onak sustatzen ariketa fisikoa egiten

andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos taldearen ordezkaria zabala andrea zurea da hitza

gaur haur obesitatea tratatuko dugun mozioa ekainak bian garrido andreak darpón kontseilariari egindako interpelazio batetik dator

osasun plana euskadin datu hauek publikatu zituen gehiegizko pisua eta obesitatea lau eta hemezortzi urte bitarte

emaitza hauek ematen ditu gehiegizko pisua nesketan handiagoa da ehuneko hamasei koma seikoa eta mutiletan aldiz ehuneko hamabost

obesitatearen kasuan ehuneko hamabi koma zazpi nesketan eta ehuneko

datu hauen informazio iturria bi mila bosteko osasun inkestatik datoz zoritxarrez bi mila bostetik hona portzentaje horiek

osasun publikoko arazo larri baten aurrean gaudela azken ikerketa epidemiologikoen emaitzek argi uzten dute

osasun mundu erakundeak aholkatzen duen moduan gobernuek arrisku faktore horiek guztiak kontuan hartu behar dituzte orientazio egokiak eskainiz osasun publikoan formazioa emanez eta araudiak ezarriz ingurugiro eta garapen arriskuak kontra eginez

jokatu behar dute jarrera osasuntsuak sustatzeko aurrekari hauek kontuan hartuta

beharrezkoa ikusten dugu gai honi irtenbide egoki bat eman behar zaiola denon artean adostasun batera iritsiz

aurrean duzuen erdibideko zuzenketaren lehenengo puntuan hala aipatzen dugu eusko legebiltzarrak eusko jaurlaritzari eskatzen dio urte hau bukatu

lan ildo eta neurri anitzekin hain zuzen ere osasuntsu diren elikagai eta edariak ez ezik elikagai kaltegarrien profilak ere identifikatu behar ditu

horrela kontsumitzaileok elikagaiak aukeratu behar ditugunean

elikagai osasuntsuak aukeratzen ditugula zalantzarik ez edukitzeko eusko jaurlaritzak oso argi zehaztu beharko lituzke inongo murrizketarik gabe sustatu daitezkeen produktu osasuntsuak

edariak haur gizentasunekin lotura estura dutela ume

nerabeak elkartzen diren eremuetan hala eskoletan nola

edota ikusten dituzten programak ez lituzkete osasunaren aurkako elikagaiak eta azukredun edarien inguruan iragarkirik egin behar

onura ekonomiko garrantzitsuak izango ditu nahiz eta egun oraindik ere
modu zehatz batean koantifikatzerik ezin izan gehiegizko pisua eta haur obesitatearen isiltasuna mesedez prebentzioa eta tratamendua

multidisziplinariotik artatu behar dira bertan hezkuntza departamenduak

osasunekin lotutako ekintza hezitzaileak eskaini behar ditu eskola ingurune osasuntsua bihurtuz merkataritza kontsumo

koordinatuta ardura hartu behar dute jarduera fisikoa

eskuragarriak eduki eta parte hartze zabala hobetzeko arreta berezia ipini behar dugu izan ere gero eta arruntagoa da ariketa gutxi egitea

arau bihurtzen ari da umeen jolasak zeharo aldatu dira teknologia berriekin gero eta gutxiago mugitzen direnez

jakin badakigu ariketa fisikoa egiteak diabetesa gaixotasun kardiobaskularrak eta minbizia edukitzeko

ditzakeela gainera umeen ikasteko gaitasuna hobetu dezake baita beraien buru osasuna eta ongizatea ere

ariketa fisikoa gure ume eta gazteengan nola zabaldu aztertu beharko genuke berriro ere aipatuko dizkizuet datu batzuk

gure erdibideko zuzenketaren bigarren puntuan prebentzioarekin lotuta dago

urtean eusko jaurlaritzak burutu eta aurkeztu dezala obesitatea prebenitzeko plana hartara informazioan osasun hezkuntza jarduera fisikoan eta elikadura osasuntsuan oinarritutako neurriekin betiere herritarrak kontzientziatzeko eta prebenitzeko jarraibideak

ikastetxeetan eskaintzen diren janariak edo ikastetxeetako makinetan saltzen diren elikagai eta edariak elikadura osasuntsu baten ildoak jarraituz araudi batzuk ezarri behar dira paradoxa bat da umeak hezitu eta jarrera osasuntsuak transmititu nahi

beraien eskola ingurunean edari eta elikagai desegokien salmenta baimendu izatea gure umeen artean ohitura osasuntsuagoak zabaltzeko eta barneratzeko lortu behar duguna da inguru ez obesogenikoak funtsezkoa da elikagai desegokiak eta azukredun edariak eskura ez izatea baita jangeletan

eskola inguruko saltokietan kanporatu beharko genituzke kaloria altuko eta balio nutrizional baxuko elikagaiak baita

azukredunak ere nahiko argi geratu da

ez dela osasun sektorearen arazo bat soilik eta berez

hezkuntza merkataritza kontsumo turismo eta osasun departamentuen koordinazioa ezinbestekoa da behar diren politikak arrakastatsuak izateko horregatik gure erdibideko zuzenketaren hirugarrengo puntuan hau aipatzen dugu haurren obesitatearen prebentziorako plana hori osatzeko beharrezkoa dela

eta horretarako ezinbestekoa da eremu ezberdinen arteko elkarlana batez ere osasuna hezkuntza lehenengo sektorea eta elikadura industriarekin

gure hasierako erdibideko proposamenak haratago joan nahi zuela eta sentitzen dut urrutiago ez heltzea beraz gure proposamenean

lúdicos o festivos destinados a población infantil y juvenil hala ere bukatzeko esan behar dizuet pozten naizela behintzat legebiltzar honetan alderdi guztien artean gai honen inguruan akordio batera iristeaz eta epemugak jartzeaz

baina azpimarratu nahi dizuet onartu ez dena eta guk aldarrikatzen genuena osasun mundu erakundeak aholkatzen du bere haur obesitatearen bukatzeko

baina sentsazio gazi gozoarekin geratzen naiz ez gara ausartak izan izan ere abagune polita galdu dugu

adibidez elikagaien saltokiak arautzeko edota publizitateari mugak jartzeko garaian

hori da guztia eskerrik asko zabala andrea eh bildu taldearen ordezkaria

euskal talde popularrak aurkeztu duen interpelazioren ondoriozko mozioa daukagu gaurkoa eztabaidagai baina mozioa ez da soilik mugatzen haurren gizeneriara hasiera batean horrela enfokatu bazen ere

honek gure osasunean izan ditzakeen onurak oso garrantzitsuak direlako egia esan proposatzen diren bi neurriek bere horretan ez dute ezer berririk gehitzen

bi mila hamairu bi mila hogei osasun planean eta gobernu akordioan bertan jasota dauden neurriak baitira

lehenengo puntuan urtea amaitu baino lehen elikadura osasuntsuko estrategia bat egin dezala eskatzen zaio jaurlaritzari jarduera ildo desberdinak eta neurri zehatzak jasoko dituena

eta atzo bertan osasun planaren bi mila hamaseiko emaitzen txostenaren aurkezpenean hori bera errepikatu zuen

beraz honetan ezer berririk ez soilik azpimarratu itxaroten gaudela bi mila hamairu bi mila hogei osasun planean jasotako helburutariko bat

testualki zera da elikadura osasuntsuaren estrategia diseinatu eta ezartzea euskadiko biztanleentzat betiere kontsumo patroietako desberdintasun sozialak eta genero desberdintasunak kontuan

lau urte pasa dira osasun plan onartu zenetik eta

beste hainbatetan adierazi izan duzuen bezala gure osasunean gure elikadura duen bere biziko garrantzia onartzen bada ez dakit nora begira egon garen edo egon zareten benetan arretaz irakurriko dugu

aurkezten duzuenean bigarren puntuan berriz jaurlaritzari eskatzen zaio bi mila hemezortziko ekaina baino lehen egin eta aurkeztu dezala

sanitarioan jarduera fisikoan eta elikadura osasuntsuan oinarritutako neurriak jasoko dituenak

eta hura prebenitzeko jarduera jarraibideak ezartzea

haur eta gazteen obesitatea murriztea ariketa fisikoan eta elikadura osasuntsuan oinarritutako prebentzio plan baten bidez gobernu programan ere sartuta dator eta lehen aipatu bezala

gobernuak adierazi zuen haurren obesitatea prebenitzeko programa egiteko asmoa baduela eta elikadura osasuntsuaren estrategian oinarrituko dela beraz edukitan proposamen honetan ere berrikuntzarik ez

eta hau aurrekoan bezala epemuga bat finkatzearena da

urtebete zehazki eta guk uste dugu epemuga bat jartzea beharrezkoa dela

ekintzak aurkeztu genuen zuzenketarekin hasierako proposamenari zera gehitu nahi izan genion

beharrezkoa dela gaiari ikuspegi integral batetik heltzea eta horretarako ezinbestekoa dela iruditzen zaigu

ezberdinen arteko elkarlana batez ere osasuna hezkuntza lehen sektorea eta elikadura industria bereziki

osasun planean jasotako lehenengo helburua muina bera osasuna politika guztietan da eta horretarako behin eta berriz aipatzen da

bai gobernuko hainbat sailen arteko lankidetza eta baita eaeko erakunde ezberdinen arteko lankidetza izan foru aldundiak izan udalak baina

ez da nahikoa berebizikoa da erakunde hauetatik at geratzen diren lehenengo sektoreko eragileekin

kontrasteak egitea eta nola ez baita elikadura industriarekin ere osasun arloan sentsibilizazioa eta heziketari buruz ari garenean elkarbanaturiko esfortzu bat egin beharra daukagu ez soilik osasunari buruz hitz egiteko eremu eta sail ezberdinen artean zeharkako konpromisoak bilatzeko

osasunaren zeharkakotasuna lortzeko behar beharrezkoa da sentsibilizazio bat bai baina zeharo beharrezkoa da sail ezberdinen artean sinergiak sortzea

teoriatik praktikara jausi egin ahal izateko bitarteko integralak eskaintzea kalitatezkoa

eskutik joan behar da osasuna hezkuntzarekin eskutik joan behar da osasuna eta nola ez tokiko eta lurralde garapenarekin eskutik joan behar da osasuna

sendoak eginez elikagaiak bermatzeko motorea lehen sektorea izan behar da elikagai osasuntsu eta dibertsifikatuak bermatzeko motorea baliabideak optimizatzeko eta landa eremua bizirik mantentzeko berme garrantzitsuena litzateke eta hemen ahulezia handiak ikusten ditugu

neurri eraginkorrak martxan jartzea batez ere pertsona osasuntsu eta orekatuak formatu ahal izateko jangela

ospitaletako sukaldeei buruz badira hainbat adibide gobernuak osasun gaietan erronka garrantzitsuak dira eta ezin da diskurtsoetan gelditu adibide txiki bat oso ilustratzailea

bezala hurrengoa jasota dator haur eta gazteen obesitatea murriztea ariketa fisikoa eta elikadura osasuntsuan oinarritutako prebentzio plan baten bidez

ekintzen artean bat hurrengoa da elikaduraren gaineko

bizi ohitura osasuntsuak sustatu familian

eta erkidegoan hau horrela jasota badator

zergatik jaitsi dira hezkuntzako bigarren zikloan heziketa fisikoari eskaintzen zaizkion orduak zergatik ez da bete eskola kiroletako dekretua eta berau gainbeheran doa eta hau adibide txiki bat besterik ez da ez daukat astirik hau prestatzerakoan bururatu zitzaizkidan adibide guztiak aipatzeko

benetan diot asko pozten naiz erdibideko honetara iritsi izana eta batez ere hain modu errazean

eta gure gehitzeko zuzenketa bere horretan gehituz eskertzekoa da

diagnostikoa eta helburuak neurri batean behintzat konpartitzen ditugula

sistema aldatzeko eta orain arte eramandako bidea aldatzeko aukera badaude mahai gainean

ondorioei aurre egitera garamatza prebentziorako neurriak bultzatu beharrean beraz gure eskuak luzatzen ditugu arlo honetan ere ibilbidea elkarrekin egiteko egin dezagun norantza berdinean arraun azkarrago iritsiko gara eta

anderea euskal sozialistak rojo anderea zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea eta egun on guztioi gu ere pozten gara adostasun zabalez lortutako akordio honekin

denok gure esparruan neurriak hartu behar ditugula

gaitz honen aurrean uste dugu hori horrela izanda jaurlaritzak bere osasun planean aurreikusi zuela arazo

aurre egiteko neurri zehatz batzuk hartu behar zirela proposatu zuen estrategia

sustatzeko neurriak hartu behar zirela eta aipatu zuen

egin eta gero haurren obesitatea prebenitzeko

beharrezkoa izango zela beraz zentzu horretan nik uste dut denok legebiltzar talde guztiok

diagnostiko horretan eta poztekoa dela adostasun zabala lortu izanaz horrelako gai baten inguruan beraz askoz gehiago luzatuko uste dut eta elkarrekin podemos taldeko ordezkariak adierazi duen bezala

hainbat hausnarketa eta hainbat neurri proposatu dutela eta horiek ere kontuan hartu beharko direla adituek edo plangintza horretan parte hartuko dutenek euren lana egiterakoan eta beno ez daukagu ezer horren kontra eta gainera sailburuak berak interpelazioaren erantzunean aipatu zituen

daukaten produktuak kontsumitzeak edo ariketa fisiko gutxi egiteak ze eragin daukan osasunean orokorrean

eskerrak eman guztioi eta pozten garela aho batez onartu izanaz eskerrik asko

eztabaida amaitu denez bototara jarriko degu euskal talde popularrak euskal sozialistak elkarrekin podemos eh bildu eta euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko

onartuta geratzen da erdibideko zuzenketa gai zerrendako bigarren puntua lege proposamen hauek batera aintzat hartzeari buruzko eztabaida eta behin betiko ebazpena

heziketari buruz eh bildu talde parlamentarioak egindako lege proposamena lanbide

irakurri gabe eztabaidari ekingo diogu aldeko txandan

pastor jauna alderdi sozialisten ordezkaria den

eskerrik asko pastor jauna urrutia jauna zurea da hitza

sailburu jauna legebiltzarkideok jaun andreok egun on denoi ezagutzan oinarritutako ekonomia bat eraikitzea da europaren eta beraz

eredu ekonomiko berri hori europar batasunak zehaztu zuen bi mila hamarean hazkunde zentzuzko jasangarri eta integratzaile baterako europa bi mila hogei estrategian horregatik europako herrialdeetako gizarteek euskadiko gizarteak barne erronka handi bat dugu izan ere

oso handia izango baita goi mailako lanbide kualifikazioaren eskaera eta nabarmen egingo baitu behera kualifikazio baxuko lanak testuinguru horretan epe motz zein luzean pertsonen enplegagarritasuna hobetzeko ezinbestekoa izango da estrategia eta mekanismo berriak baliatzea alde batetik konpetentziak eskuratzeko prozesuei eskainitako orduak areagotu behar dira

modu bakarra bestetik gaur egungo lehiakortasun egoerara egokitutako prestakuntza eta konpetentziak dituzten langileen eskaerak

orain arteko eskemak haustea hau da lanpostura bideratutako prestakuntza eredua atzean utzi eta arlo profesionalera bideratutako eredu berri bat hartzea paradigma aldaketa horrek pertsona du ardatz eta gaitasun tekniko pertsonal eta sozialak eskuratzea eta finkatzea sustatzen du

eta funtzionalitatea guzti horrengatik gero eta inportanteagoa da lotuta egotea hezkuntzako eta lanbide heziketako politikak eta enplegu politikak

erronka hori erantzun ahal izateko euskadik behar duen lanbide heziketak malgua izan behar du eta behar bezalako lotura eduki behar du bertako ekonomiaren ezaugarri

indartu beharreko bideak dira erakundeen arteko lankidetza eta lankidetza publiko pribatua zenbait lankidetza formula tradizional berreskuratu eta egokitu behar dira

eta baliabideak eraginkortasun handiagoz erabiltzeko horregatik enplegura bideratutako prestakuntza etengabea lantzen da lege proposamen honen zenbait xedapenetan prestakuntza horren bidez pertsonak etengabe arituko dira ezagutzak eta prestakuntza jasotzen lanbideen aldaketetara egokitu ahal izateko pixkanaka

halaber lanbide heziketaren eremuari dagokionez berariazko kapitulu bat dago gure lege proposamenean bigarren kapitulua lanbide heziketako euskal sistema integratua ezartzen duena horretaz gain hainbat kapitulutan

eta horregatik argi zehazten bada zein xedek eta helburuk zuzenduko duten lanbide heziketaren eremuko politika eta zein tresna erabiliko diren horren kudeaketan

hartu ahal izango ditu malgutasunez legean ezarritako esparruaren barruan

eraldatu behar dituzte lanbide heziketak arlo ekonomikoan eta batik bat

sistema koherente bat sortu nahi badugu horrek lehenik eta behin eskumenen koordinazioa ere eskatzen du hotz eremu batean eta bestean euskal autonomia erkidegoko administrazioari dagozkion eskumenena

horretarako sail arteko organo bat eratuko da hezkuntza sistemako lanbide heziketaren arloko eta enplegurako lanbide heziketaren arloko eskumenen koordinazioa bermatzeko

horrekin batera lanbide heziketaren zuzendaritza antolaketa plangintza eta administraziorako organo eskuduna sortu da eta organo horren eskumena izango da lanbide heziketaren zuzendaritza antolaketa plangintza eta administrazioa aurrera eramatea beste erantzukizun hau ere izango duelarik lanbide heziketako politika publiko guztiek diseinua

antolaketa eta plangintza orokorra sektoriala eta lurraldekoa burutzea bai hezkuntza sistemari dagokionez bai enplegurako prestakuntzari dagokionez ere

gure lan merkatuari erantzun ahal izateko lanbide heziketako sistema orokorraren bidez esparru horretan sartuko dira euskadiko autonomia erkidegoko lanbide espezializazioko programen ziurtagiriak

lege proposamen honen bitartez orduan arautu zena osatu nahi da eta berariaz aipatzen da bereziki sustatu nahi den jarduera bat lanbidearen eremuko espezializazio programak jarduera horiek ezinbesteko dute aitorpena eta egiaztapena indarrean dagoen araudiaren esparruan duten balioa aitortzeko

batetik euskal autonomia erkidegoko hizkuntza ofizialek lanbide heziketan izango duten presentzia

eta konpondu egin behar dira urte guzti hauetan nabarmendu diren arazoak euskarak lanbide heziketako sisteman duen presentzia normalizatua dela bermatu behar da

eta bermatu egingo da bi hizkuntza ofizialak behar bezala menderatzen dituztela prestakuntza jarduerak egiten dituztenek bereziki

bigarrenik lanbide heziketak aurre egin behar dio atzerriko hizkuntzen ezagutza lan mundura zabaltzeko erronkari

ezinbestekoa da ingelesaren ezagutza oro har zabaltzea baina zenbait eremutan edo zenbait kasutan ezinbestekoa da beste hizkuntza batzuk ere ikastea bereziki

etengabeko hobekuntzarako prozesu baten bitartez bada horretarako garrantzitsuak diren bi gai dakartza azkenik gure lege proposamenak batetik

bai lanbide heziketari buruzko ikerketa bai prestakuntza eskaintzak eta lanbide heziketako sistema berritzeko eta hobetzeko prozesuak bestetik lanbide heziketako sistema aldizka ebaluatzeko betebeharra ezartzen du

eta berariaz aipatzen ditu lanbide heziketako eredu konbinatua osatzen duten jarduerak baita ikas ekinezko erregimeneko lanbide heziketa dualaren programak ere

lege honen bidez lanbide heziketako euskal sistema antolatu eta arautu nahi da behar bezalako erantzuna eman behar baitzaie bai euskal gizartearen eta ekonomiaren beharrei bai gizarte horren barruan sortzen diren eraldaketei halakoak sortzen baitira

jasangarri eta integratzaile baterako ezagutzan oinarritutako ekonomia bat garatzerakoan ez da erronka makala

gaiari eta lanari eskerrik asko eskerrik asko urrutia jauna

nire interbentzioa bi zatitan banatuko dut bata gure lege proposamenaren defentsan pastor jauna gurea lege proposamena delako eta ez emendakin bat eta bigarrena eajren lege proposamenaren eta gurearen arteko ezberdintasunak eajren lege proposamena diot

egon zineten lege berbera eta orain bion izenean datorrena baina eajrena argi eta garbi dena gure legearen defentsarekin hasteko euskal lanbide heziketaren etxea eraikitzeko orubea zutabeak jartzen saiatu gara argi eta garbi etxe horren eredua zehaztuko duen nortasunaren ezaugarriak zehazten saiatu gara

egin dugu lege proposamena lege euskalduna erdietsiz lanbide heziketa euskalduntzeko tresnak eta ibilbide orria ezartzeko helburuarekin

baita izaeraz ere besteak beste lan mundua euskaldundu nahi baldin badugu

lanbide heziketa euskalduntzea gure helburua delako ikasle euskaldun eleanitzak sortzea

sailburuordetzatik hasita gobernu hau ez da eredu beraz

eskertu nahi diet itzulpengintzakoei egin duten ahalegina esfortzua etxe honetako eta gobernuaren gabezia guztiak estaltzeko bestetik lanbide heziketa gizartearen sistema publikoaren

jarri izan nahi dugu sistema produktibotik haratago eta merkatuaren agintetik haratago

sare produktiboa izan behar duela jomugan baina lan mundua ez da bakarrik sare produktiboa erreproduktiboa ere bada eta lan mundua erpin askoko molde giza irudikatzen dugu eta eraikitzen jarraitu nahi dugu

duinak bermatuz langileen lan baldintzekiko errespetu osoz eta gizartearen mesedetan arituko dena eta hori guk gure lege proposamenean zehazten dugu gizartearen beharrak erdigunea eta ez

ikusten ari garelako hemen jaurlaritzaren ordez confebasque dagoela laster

zuek eusko jaurlaritzatik irteten bazarete eta zuen etxean

beraiek agintzen dutelako ikusten ari gara politika guztietan fiskalitatean

eta momentu honetan beraien aginduak ezartzen ari dira lanbide heziketan eta eredu hori ere gainerako hezkuntza etapetara zabaltzen

lege proposamen honekin bide horretatik ihes egiten saiatu gara eta beste oinarri batzuk jartzen ahalegindu gara beraz pertsonak eta auzo lana xede eta ikastetxea kokatzen dugu

egituratu eta zerbitzuak antolatu nahi izan ditugu eta zehazten ditugu lege proposamen honetan gaur egun gobernuak planteatzen duen iluntasunari argia emanez zergatik auzo lana ba auzo lana

sustatzea dugulako xede eta horretarako inguruneko eta eskualdeko antolaketan eta gizarte bizitzan parte diren sare produktibo zein bestelako eragileekin sinergiak eta elkarlana bilatuz ondorioz lanbide heziketa jendarte oso baten hezkuntza politiken

baitan kokatzen dugu eta estrategia horretarako bi organo kolegiatu

organo gorena izango litzatekeena sareko eta sare arteko organo nagusia erabakiak

hartuz eta erabakiak hartzeko orduan eta politikak definitzerako orduan guztion artean hartzeko eta bestetik

aholkularitza organo bezala ikastetxeak bozkarekin gobernuak ikastetxeei ez die bozka ematen guk bai eta sektoreko eragileei momentuaren arabera ere parte hartzea irekiz beraz sektoreko eragileei hitza eta bozka

gobernuaren unipertsonaltasunaren aurrean

ondorengoak dira pertsonak ikasle irakasle zein langileak ikasleei dagokienean metodologia aktibo kolaboratiboa

gaindituz irakasle eta langileei dagokienean indartzeaz gain lan baldintzak bermatzeko mekanismoak txertatzen ditugu lege proposamenean egonkortasuna bilatuz eta gaur egungo egoerari buelta emateko beste oinarri bat tokiko garapen jasangarria nazio ikuspegia txertatua izango duena eta nazioarteratzearen beharrak aintzakotzat hartuko dituena berrikuntza eta ikerketa aplikatua aplikatua eta ez ikerketa bakarrik ikerketa aplikatua eta nola ez sortzaidetza eta

legea egiterako orduan eta guk lege honekin legeak azkenean bitartekoak besterik ez direlako ondorengo helburuak bilatu nahi ditugu lanbide heziketaren kalitatea

jardunera bideratutako prestakuntza eskaintza osatzea pertsonen lanbiderako gaitasunak

hobe daitezen sustatzea enplegu egonkorrerako eta kalitatezkorako aukerak areagotzea erronka eta proiektuen araberako ikaskuntzaren ikuspegian oinarritutako sistema malgua eratzea eta balore positiboak

enpatia eta abar sustatzea horrez gain duala ere sartzen dugu eta kapitulu oso bat dualaren inguruan garatzen dugu hirugarren kapitulua aniztasunaren trataera inklusiboarekin zeren momentu honetan ikusten dugu zein zailtasun dauden aniztasuna kudeatzeko orduan

eta dualak lan araudian ezarritakoari jarraituko zaiola bermatzen dugu eta salbuespenak egin behar baldin badira

horietarako mekanismoak ezartzen ditugu organo gorenean justifikatu beharko da baimena eskatu beharko da eta kontseiluak ezarritako irizpideak

sortzen dugu euskara zerbitzua lh eus euskararen normalizazioaren ardura izango duena eta gainera etxeko lanak ezartzen dizkiogu

ikerketa aplikatua eta berrikuntzarako zerbitzua espezializazio programak ere jasotzen ditugu eta marko legegile

eratorritako zenbait araudi garatzeko betebeharra ezartzen zaio lege proposamen honetan gobernuari ikastetxeen orientazio zerbitzua sortzea

ebaluazio sistema definitzea organo gorenak urtebeteko epean

erregelamendua egitea eta dualeko bekak arautzeko araudia zehaztea egia da bi lege proposamen hauekin

zerbait bitxia gertatu dela gobernuak zeukan aurreikusia

bi mila hemezortzian ekartzea eta azkenean biak gure lege proposamenak eta gobernuak normalean ez duena egiten bere talde parlamentarioen bidez kointziditu dute denboran bitxia baina aukera paregabea

kontsentsurako ateak irekitzeko baldin eta

biei bide emango balitzaieke egia esan eskuartean daukagun erronka ez da nolanahikoa zeren lanbide heziketan ez daukagu lege markorik eta orain arte dekretu bidez edo madrileko markoaren garatzen joan da beraz ibilbide bat eginda dago eta noski

ibilbide hori kontutan hartzen saiatu gara sektoreko eragileekin batera eta sektoreko eragileei entzunez guztiei

kuriosoa izan da diktamenean aipatzen duzuena hau da guk ulertzen dugu marko legegile bat egitearekin marko legegileak ez duela bilatu behar orain indarrean dagoenari soilik egokitzea baizik eta batez ere aurrera begiratu behar du

bat garatzen da eta badirudi gobernuak ekarri duen lege proposamenarekin soilik bilatzen dena dagoena arautzea

besterik ez eta aipatu nahiko nituzke bukatzeko eajren legearen eta gure legearen arteko desberdintasunak egia da puntu amankomunak badaude eta iruditzen zait

izan genezakeela adostasunak bilatzeko baina bai aipatu nahiko nituzke zenbait desberdintasun gureak lanbide heziketa hezkuntzan kokatzen du

lanari paper funtsezkoa ematen dion logikoa lanbide heziketan gobernuak non kokatzen duen ez dago argi

jasotzen ditugu eta zehazten ditugu ikastetxeak bozkarekin barneratuz eta ematen diegu izaera

gobernuak sailburuordetzan eta enpresetan jartzen du

sare produktiboaz gain erreproduktiboa kontutan hartzen du sistema publikoaren zerbitzuak kontutan hartzen ditu eta

ez gurea ikerketa aplikatuaz ari da gobernuarena ez gureak tokiko garapenaren filosofian ardazten da gobernuarena ez gureak langileen eta ikasleen eskubideak bermatzeko betebeharrak ezartzen ditu eta horretarako mekanismoak ezarri eta sortzeko agindua ematen du ba kasu duala edo beketan gobernuarenak ez gureak

herrialdeen arteko artikulaziorako bideak definitzen ditu gobernuarenak ez gurea euskaraz

gureak lanbide heziketa euskalduntzeko lan mundua euskalduntzeko betebeharrak zehazten ditu zerbitzu bat sortzen dugu gobernuarenak ez luze jarrai dezaket agian gureak ez du izango segurtasun juridikorik edo hutsune juridikoak

konpondu daitezkeela beraz ez dugu ulertzen zein den arazoa bi legeak bi legeei bide ematea izapidea ematea eta bien artean

hastea horrela iruditzen zaigu guztion artean aukera izango genuela legerik hoberena erdiesteko aniztasunak kontutan hartuta eta ikuspegi desberdinak kontutan hartuta eta

adostasunak bilatzeko eskua luzatzea edo sakonean dagoena da ereduen kontua ereduen arteko

confebasken agindua da eskerrik asko ubera andrea bengoechea andrea zurea da hitza

guk hemen idazten degu euskaraz eta ez daki zer eta gobernuak ez du egin gobernuak egin du gazteleraz

eta guk badakigu denok pixka badakite euskaraz ni bezalakoa ezo oso ongi baina nik nahiago dut gaztelaniaz egin zeren eta nire buruari askoz

adierazten dudalako orduan ni bezalakoa badira

aurkako txandarik ez dagoenez ba zuzenean bozketara pasatuko gara

batera egindako lege proposamena aintzat hartzen den ala ez bozkatu dezakegu

onartuta geratu da aintzat hartuta geratu da lege proposamena jarraian boto azalpena elkarrekin podemos taldeko ordezkaria martínez jauna zurea da hitza

en euskadi eskerrik asko eskerrik asko martínez jauna gai zerrendako laugarren puntua eh bildu talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena lan eta justizia batzordean
espetxe politikaren transferentzia dela eta egungo egoera aztertu eta proposamenak egiteko ponentzia bat sortzeari buruz eztabaida eta behin betiko

egun on guztioi eskerrik asko hitza

eta hasteko nik uste dut esplikatu behar dugula ba zergatik

ponentzia egitearen beharra eta zergatik planteatzen dugu ponentzia hori egitea justizia batzordearen barruan eta hori ondo ulertzeko eta benetan kokatzeko

hiru lau gauza azpimarratzea gero beste gauza batzuk esan baino lehenago alde batetik ikusi izan duguna da pnv partido nacionalista vasco eta psek

akordioaren arabera jaurlaritzak espetxe politikoen transferentzia eskatzeko asmoa du hori da gauza bat guretzako momentu honetan

legebiltzarrean bere planak aurkeztu zituztenean berrestu du behin eta berriro modu desberdinetan transferentzia

honen aldeko apustua egiten duela eta baita ere bere lehentasunen artean lan egiteko hau dagoela

euskal herria bilduk galdera desberdinak planteatu ditu idatziz agerraldi desberdinetan eta gure harridurarako

jaso izan dugun erantzuna ez da izan oso zuzena ez dugu entzun

zer nolako gauzak planteatuko zituzten eta nola egingo dituzte horiek pentsatzen genuen ba igual ez zekiela ez zeukatela oso argi nola enfokatu eta nola gauzatu transferentzia hau

beste gauza batzuen artean galdetu izan dugunean idatziz ea sailburuak bazekien pertsona daude preso espainiako kartzeletan zehar bere kondena betetzen nahiz eta kondenatuak izan

ez zekitela eta galdetu behar zuela eta galdetu eta gero eta erantzuna jaso eta gero ba esango dozkuela zenbat diren

izan da ez dakit galdetu behar dut orduan gure galdera da zelan egingo duzu

ez badakizu norentzat edo zenbat pertsonarentzat edo ze baldintzatan dauden

baita ere ikusten duguna da kontsensu sozial handia dagoela gai honekin eta oso argi geratu da azken egunetan gizarte soziala hain zuzen ere gai honekin lanean aritzen diren hainbat taldeekin ba transferentzia honen beharra ikusten dutela eta gainera eskatzen dute transferentzia hau eskuratzea

gure taldeak euskal herria bilduk ere transferentzia honen aldeko apustua egin du eta planteatu izan dituenean neurri desberdinak lan egiteko horietariko bat hau izan dela orduan hau ikusita zergatik planteatzen dugu

sortzea eta hor lan egitea gure beharraren artean gure lanaren artean eta uste dugu ere instituzioaren lana eta beharraren artean

gauza inportantea eta pertsonen eskubideen defentsa aritzea lotzen baldin badugu barruan preso dauden pertsonarekin ba uste dugu horrek

begirada jarri behar dugula hori zuzentzeko guk esaldi batean nahi dugu hori dena kokatu la cárcel no puede ser nunca

eta estratu tresnaz behar ditugu horretan egunen batean estatu izateko hau ere gai inportantea dela planteatzen dugu eztabaida egitea

izatea transferentziak ailegatu baino lehenago planteatzen du eta horretarako

entzuteko aritzeko aztertzeko konklusioak ateratzeko konklusio horiek proposamenak bihurtu

onartuak izaten direnean gobernuari plazatzeko eta esateko gure ustetan nola

aste honetan egon gara katalunian eta ikusi dugu parlamentuaren lana zer nolako garrantzia izan duen gauza horiek beste modu batean egiteko orain dela gutxi parlamentu horretan kataluniako parlamentuan komisioa bat sortu da y en esa comisión

gizartearekin gizarteari begira gizarteari trasladatzeko gauzak gai izan behar garela eta gero ateak ixtea gizarteari eta esatea ez dala beharrezkoa ponentzia batera etortzea edo hona

izatea ez dugu ulertzen iruditzen zaigu kontraesan handiko gauza bat dela eta horregatik planteatzen dugu hau

el parlamento eta horregatik planteatzen dugu hori

arrazoi bat guretzat inportantea dena eta da askatasun gabeziak berak pertsonen bazterketa egoera larriago bihurtzen ditu beraien inguruetatik eta gizarte zein familia

badago beste gauza bat guretzat oso garrantzi handiko gai dela eta da aurre egiteko beste formula batzuk aztertu behar dugu beste formula desberdinak planteatu behar ditugu ez bakarrik kartzela eta

lotuta ikuspuntu desberdinak entzun beharko ditugu dauden guztiak epailetik hasita asistente sozialeraino barruan daudenak gauza guztiak entzun aztertu baloratu eta proposamenak bihurtu eta baita ere nola ez

gauza bat begiratu behar duguna da infraestrukturak nolakoak diren kartzela barrutik antolatzeko

izango dugu eta horrekin batera planteatu ahal izango duguna da barruko gaiak eta gauzak nola aurrera eraman aztertu dauden

gauzak egiteko eta lan egiteko eta honekin batera guretzako garrantzi handiko gaia eta uste dugu aztertu beharrean gaude

egon ahal gara hitz egin ahal dugu eta gure artean dauden adostasunak eta desadostasunak ikusi eta nik uste dut aukera

izango dugula horregatik planteatzen dugu hau horregatik eskatzen dugu honen aldeko botoa ematea eta itxaroten ari gara

ez daudelako inongo emendakinik ez dagoela inongo zelarik ba entzuteko

ikusteko ezetz esaten bada zeintzuk dira benetako arrazoiak egon badira eta nik uste dut oso zailak direla egotea

gure proposamena hor dago eta espero dugu ondo eta aurrera ateratzea

zuzenketak aurkeztu ez dituzten taldeen txanda euskal talde popularraren ordezkaria llanos andrea zurea da hitza

de la creación de esta ponencia nada más muchas gracias eskerrik asko llanos andrea euskal sozialistak castelo andrea zurea da hitza

castelo andrea elkarrekin podemos taldearen ordezkaria uria jauna zurea da hitza

muchas gracias eskerrik asko uria jauna euzko abertzaleak zorrilla jauna zurea da hitza

bai eskerrik asko legebiltzar buru andrea lehendakari jauna sailburuok legebiltzarkideok eguerdi on guztioi legebiltzarrean ponentzia bat sortzeko eh bilduren proposamena dugu gaur

zehazki lan eta justizia batzordearen baitan espetxe politikoari buruzko ponentzia sortzeko proposamena ekimena ez da berria bi mila hamalauko otsailaren hogeita zortzian eztabaidatu zuen

erakunde segurtasun eta justizia batzordean talde berak proposatuta eta batzordeak baztertu egin zuen gai berari buruzko

estatutua betetzea berriro ere exijitzea eta espetxe erakundeen transferentzia eskatzea fronte horretan gero eta gehiago batzen bagara

amaitzeko euzko alderdi jeltzaleak lanean jarraitzen du espetxean transferentzia lortzeko eta presoen urruntzea amaitzeko

egoerari konponbide ahalik eta humanitarioena bilatzeko besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko

eh bildutik goirizelaia andrea zurea da hitza

eskerrik asko llanos andrea castelo andrea euskal sozialistak zurea da hitza

y no para atrás eskerrik asko castelo andrea elkarrekin podemos uria jauna zurea da hitza

eztabaida amaitu denez bototara jarriko dugu eh bildu taldearen legez besteko proposamenaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

elkarrekin podemos talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena

irizpidea izateari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena

egun on guztioi edo eguerdi on guztioi eskerrik asko mahaiburu anderea legebiltzarkideok gaur bizitegi bazterketa eta erroldari buruz

ez errolda bera helburua balitz bezala baizik eta eskubideak lortzeko tresna bezala

son también nuestras vecinas besterik gabe mila esker eskerrik asko guanche andrea zuzenketak aurkeztu dituzten

bizitegi bazterketari buruz hitz egitean ba beti mahai gainean jartzen den arazo horietako bat da erroldarena

itxi eta ireki egiten dizkigula izan eta ez izatearen muga definitzen du eskubideak izan eta ez izatearen arteko muga

errolda onartuak dituen erroldak onartuak ditugun eskubide sozialak egikaritzeko ezinbesteko baldintza da osasun txartela

hiritar izan edo ez izan erroldak baldintzatzen du beraz pertsonen bizitzatan berebiziko garrantzia izan dezakeen tramite batez ari gara batez ere behar eta

horien bizitzetan kuriosoki beste askotan gertatzen ez den bezala

estatistika institutuak udal erroldak kudeatzeko eta berrikusteko jarraibide teknikoak emateko ebazpen bat kaleratu zuen

eta ebazpenean argi geratzen da errolda bermatzea udalen betebehar legal bat dela gainera ebazpen horren hirugarren artikuluan erroldatzeko kasu bereziak aipatzen ditu eta zehazki hiru puntu hiru artikuluan etxerik gabe pertsonen erroldatzerako jarraikipe teknikoak ematen ditu

eta bestetik fikziozko helbide batean erroldatzeko baimena ematen du pertsonak etxerik ez dutenean eta gizarte zerbitzuetan ezaguna denean eta horretarako ere

hala jakinarazi dute behin eta berriro egoera honetan dauden pertsonekin lanean ari diren erakundeek eta arartekoak ere

udalei egindako gomendio orokor batean arartekoak gomendio orokor horretan argi azaltzen zuen gauza bat dela erroldaren inguruko legedia eta beste bat batzuetan oso desberdina udalen edo udal batzuen jarduna gai honen inguruan

udalen arabera prozedura eta irizpide desberdinak erabiltzen dira errolda kudeatzeko

bilatzen badute ere beste udal batzuetan kontrakoa bilatzen dela esan daiteke alegia prozesua

eta gutxienez berdintasun printzipioaren kontrakoa da horrela hiritar

pertsonentzat justuki zailtasunak dituzte hain garrantzitsua den errolda hori lortzeko ba gure gizartean xahugarritasun handien duten pertsonek eta aipatzea gustukoa izango ez bada ere

bi mila pertsona inguru izan daitezke gutxi gora behera gurean egoera honetan dauden gizon eta emakumeak pasaden erkidegoko hogeita lau udalerritan batera eginiko kontaketak erakutsi zigunez

zentroetan ikusezinak diren pertsonak deseroso gertatzen diren pertsonak dudarik gabe

asko hori ere ez erroldatzeko aukerarik ez dutelako eta horren aurrean

erakunde publikoen erantzuna eta gizartearen erreakzio gaitasuna uztartzea ezinbestekoak dira zentzu honetan erakunde publikoan lidergo argi bat izango duten estrategia eta ekintzak

eta eztabaidaren ondotik legebiltzarrak etxerik gabeko pertsonen egoera errotik aldatzeko estrategia integrala eskatu zion jaurlaritzari

legebiltzarrak jaurlaritzari eginiko mandatua gogoratu behar izan zion estrategia horren gauzatzean pausorik eman ez zirelako baino badirudi orain baietz lehen pauso horiek ematen hasiak direla txikiak izan daitezke pausoak baina ematen hasiak direla

hausnarketan sakontzeko borondatea eta erkidegoan arazoari aurre egiteko erakundeen arteko lankidetza eredu arrakastatsuak lortzeko nahia mahaigaineratu dute eta horren adierazle dira azken urteetan udalerri ezberdinetan egin diren kontaketa horiek eta gaiaren inguruko jardunaldiak

guanche andreak aipatu duen protokolo hori ezta erkidegoan etxebizitzarik gabeko pertsonen arretari zuzendutako estrategia oso bat

oinarriak ezartzea da helburu nagusia protokoloa eta gainontzeko lankidetzarena espero dugu protokoloa bere horretan baitan bakarrik ez geratzea

eman ahal izatea asmoak horrela egonda eta nahiak ere mahaigaineratuak egonda bi mila hamazazpi bi mila hogei estrategia ez da oraindik iritsi ekarriko diren estrategien artean iragarria dago eta espero dugu oraingoan bai lehenbailehen pertsona hauekiko konpromiso argi bat azalduko duen estrategia integral hori

irmoak direlako nahiko erresa izan da gaurko erdibidekoa lortzea nire ustez behintzat

pertsonak eta beren eskubideak jarri beharko ditu erdigunean eta horretarako eskubideetaz eta bere osotasunean hitz egin ahal izateko funtsezkoa da erroldaren inguruko arazo horiek aztertu eta konpontze bidean jartzea estrategiak porrot egingo dugu seguru

erkidegoko udal desberdinetan martxan jarri diren esperientzietatik abiatuta biztanleen udal errolda kontuetan indarrean dagoen legedia bete eta era berean

errazteko bideak artikulatzeko mekanismoak eta protokoloak proposatzeko momentua da beraz

lankidetzako asmo horren baitan erakunde arteko talde tekniko bat hasia da lanean erkidegoko etxerik gabekoen estrategian eta gure ustez seguruenik talde hau da

egokiena eta horrela jaso dugu erdibidekoan eta noski funtsezkoa izango da

datorren etxerik gabeko estrategia horretan txertatzea estrategiaren oinarri oinarrian egotea pausoak pauso ahaleginak ahalegin asmoak asmo

etxerik gabeko jardunari dagokionean ez dugu asmatu agian ez gara

gaiak pauso irmo eta ausartak eskatzen ditu eta esango nuke

gaurko erdibideko honek aurrera pauso garrantzitsua suposa dezakeela etxerik gabeko pertsonen inguruko estrategia horretan

ikerketa horretatik ekintzara pasatzea suposatzen baitu eta hori pozgarria da dudarik gabe bidea irekita eta oinarrizko gai hauek bideratuta

ekarri eztabaidatu eta martxan jartzea geratuko litzaiguke bakarrik

eskerrik asko kortajarena andrea euskal sozialistak sánchez andrea zurea da hitza

bai eskerrik asko legebiltzar buru andrea sailburuok legebiltzarkideok

bizitegi bazterketa egoeran dauden pertsonen erroldatzeari eta eskubideetara irizpidea izateari buruzko legez besteko proposamena dugu eztabaidagai ekimenaren zioan erroldatuta ez egotearen arazoak plazaratzen dira ukaezina da

egotea derrigorrezkoa dela beste bozeramaile batzuek esan bezala baina egia da baita

erroldatuta dagoela errepikatzen dut ehuneko

azken datuen arabera eta beste datu inportante bat zorroko gizarteratze zerbitzuak edukitzeko ez da derrigorrezkoa

kasu hauetan pertsonen egoera latza kontuan edukita ez da

hartu ahal izateko beste kasu batzuetarako ordea sei hilabeteko erroldatzearekin nahikoa da creo

etxebizitza gabe dauden pertsonen arretari dagokionez lehen postuan dago gainera

non eskubide subjektibotzat hartzen diren etxebizitzarako eskubidea gizarte bazterketaren aurkako arreta eta diru sarrerak bermatzeko errenta

eta gizarte bazterketan dauden pertsonen egoeraz

gaia lantzen erakunde artean eusko jaurlaritzak foru aldundiek eta udalek protokolo baten bitartez kalean bizi diren pertsonen zenbaketa eta egoera

al respecto queremos poner de manifiesto nahiz eta oraindik guztiz amaitu gabe egon estrategiaren oinarri batzuk aurreratu ahal ditugu jadanik

erakunde ezberdinentzat irizpide orokorrak edukiko ditu helburua bidea finkatzea baita gero erakunde bakoitzak norabide orokorra ezagututa neurri zehatzak gauzatu

aipatu ditugun hiru eskubide subjektiboen garapenean oinarritu beharko da estrategia etxebizitza gizarte zerbitzuak eta diru sarrerak bermatzeko errenta

beharrezkotzat hartzen da enplegua gizarte zerbitzuak etxebizitza osasuna prebentzioa landu egingo da

aurretiaz lan egin behar da egoera prebenitzeko beraz azaldu dugun guztiagatik argi gelditzen da euskal erakundeak lanean daudela gizarte eragileekin batera aspalditik

erantzun egokia eman ahal izateko lanak oso aurreratuta daudelako ez genuen oinarrizko ekimena babesteko asmorik baina funtsean etxerik gabe dauden pertsonen egoera hobetzea denok nahi dugunez

kontutan edukiko dituztela kalean bizi diren pertsonen arazoak bere osotasunean

arazo bat inportantea delarik baina ez bakarra lan horren zain gelditzen gara kortajarena andreak esaten zuen bezala non gaia modu integralean tratatua izango den

estamos debatiéndolo aquí besterik ez mila esker eskerrik asko arregi andrea

erantzunen txandara pasatuz elkarrekin podemos taldearen ordezkaria guanche andrea zurea da hitza

eskerrik asko guanche andrea eh bildu taldearen ordezkaria

ehuneko laurogeita bostta erroldatua dagoela eta egia da baina ehuneko hamabostta ez eta

denak babes sistemara ekartzea eta ez batzuk bai eta besteak ez ze bestela

de la ciudadanía eta daude bi mailako hiritarrak erroldatuak daudenak eta erroldatuak ez daudenak eta desde luego

eskerrik asko eskerrik asko kortajarena andrea euskal sozialistak sánchez andrea

sánchez andrea euzko abertzaleak arregi andrea zurea da hitza

eta azkenik bai balioan ipintzea protokoloa erakundeen arteko

urtean sinatu egin zena uztailean inportantea izan delako

baina nik uste lanean daudela eta hor badaudela ya existen unos mimbres oinarri batzuk eta horrek lagundu egingo dutela estrategia orokor bat edukitzeko eta estrategia horren barruan ere bai erroldaren asuntoa tratatua izango dena

ahalik eta jende gutxien egotea erroldatu gabe eta ahal bada bat ere ez baina horretan denok ados gaude eta nik uste aurrerapausoak ematen ari garela eta euskal erakundeak badabilela aspalditik lanean eta beno ba hau beste aurrera pausutxo bat gehiago da baina gauzak ez direla hasten

ekimena hasten duenean baizik eta aurretiaz egon direla lanak eta aurretiaz eta aurrerantzean ere egongo direla prest lan egiteko

eskerrik asko arregi andrea ruiz de arbulo jauna ez du hitzik hartu behar

eztabaida amaitu denez bototara jarriko dugu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

aho batez onartuta geratu da erdibideko zuzenketa gai zerrendako seigarren puntua euskal talde parlamentario popularrak egindako legez besteko proposamena euskararen irakaskuntzaren ebaluaziotik salbuesteari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda euskal talde popularraren

euskaraz amodioengatik bestela ez da euskara izango amodioengatik

eh bildu ha presentado zu ez baino zure hor dagon

andrea zuzenketak aurkeztu duen taldea elkarrekin podemos martínez jauna zurea da hitza

arratsalde on eskerrik asko legebiltzar buru andrea legebiltzarkideok

kasu honetan konkretuki derrigorrezko bigarren hezkuntzan euskara ikasketen inguruan ematen diren ebaluazio salbuespenei buruz hitz egin behar dugu

gaur egun kasu konkretu batzuetan eta ondo definituta dauden egoera batzuetan zuen proposamenean alderdi popularrak gobernuari eskatzen dio salbuespen hauek neurtzen dituen araudia aldatzeko

horregatik atzerapen bat iruditzen zaigu ebaluazioak ez izatea eskatzea guk

eta horregatik geure ustea da ahal diren salbuespen gutxien egotea dakigunez gainera ebaluaketa bateragarria da ikasketa metodologia ezberdinekin hauek denak ikasle bakoitzaren gaitasun eta beharrei arreta jarriz euskararen ikasketetako eta beraien inkorporaziorako euskadiko ikastetxetan

honen arrazoiak eta ebaluatu dezagun beraien ahalmena baina

hasieran esan dugun bezala ebaluaziorik gabe

ikasle hauek euskara ikasteko ahalmena izan dezaten

hezkuntza politiketan eta ez dezagun arazoa eraman araudira

objetivos prioritarios en las políticas lingüísticas eskerrik asko eskerrik asko martinez jauna zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz

egun on berriro hau legebiltzarra da hau ez da taberna bat

eta gauzak irakurrita etorri behar da eta jakinda bakoitzak zer aurkezten duen eta zer ez duen aurkezten

ez da serioa hitz egiten zaigu euskarak sortzen duen sufrimenduaz barkatu barkatu inguruaren arabera eta matematikak eta gaztelerak eta heziketa fisikoak eta arte plastikoak a eske nire inguruan ez daude matematikoak eske matematikak sortzen dizkit buruko min batzuk

mesedez mesedez zertaz ari gara hitz egiten ez duzuela nahi euskara izatea

ez dugu nahi euskara erkidegoko hizkuntza ofiziala izatea

behin eta berriro eztabaida mozorrotuak zuek euskararekiko duzuen

eta gero gainera lezioak ematen dizkiguzue euskararekiko atxikimenduaz eta maitasuna zuen helburu bakarra euskara desagertzea denean

zuen aurrekoak saiatu ziren

faxista horien ondorengoak izaten jarraitzen duzuela faxismo berdinarekin eta euskara desagertzea besterik ez duzuela helburu orduan mesedez planteatu argi eta garbi eztabaida ez gara ibiliko ez dakit inguru abarretatik eta hori eta lehenago bukatuko dugu baina honetara iritsi baldin bagara da eajk baimendu dielako horrelako eztabaidak bideratzea eta horrelako haizea eman diolako eta azken finean eztabaidatu behar ez den gaietaz eztabaidatzen ari garelako eta gauza batzuk onartezinak direlako euskara ofiziala da bai ala ez ofiziala da eta

gaztelera bezalako maila berbera eduki beharko du eske ez dut ulertzen

orain gaia zergatik egon behar da euskara salbuetsia ebaluaziotik zergatik ez da gaztelera

edo beste konpetentziaren bat zergatik ez ditugu salbuetsita uzten gure ebaluaziotik berriro ere gaude euskararen aurkako proposamen politiko baten aurrean hezkuntza ikuspegitik ikuspegi pedagogikotik

ez duena inondik heldu ere hezkuntza sistemak

erabiltzen dituelako berariazko egokitzapenak egitea

ebaluazioari lotuta eta titulazioari lotuta baina salbuespenik gabe ebaluatzen da eta titulatzen da baina aukera dago egokitzapenak egiteko plan bati lotuta ikasle batek matematikan berariazko egokitzapena behar duela ba egiten zaio eta horri lotuta

eta titulazioa lortzeko ere aukera dauka eta gauza bera euskaran gazteleran eta gainerako arloetan gero nola da posible ikasgai guztiak euskaraz ikasi eta gainditu ondoren euskara salbuetsia izatea hori da planteatzen ari zarena

ikasleen kasuan hori gertatzen da horrek ez dauka ez bururik eta ez

dira curriculum dekretuan komunikaziorako konpetentzia eta hizkuntzen trataera bateratuta

beraz ikuspegi pedagogiko eta logiko batetatik nola da posible konpetentzia osatzen dutenen hizkuntza bakar batean

ez dauka zentzurik arazoa noiz eta nola sortzen da

hezkuntza sailburua zenean hezkuntza komunitatearen irizpideen aurka eta arrazoi politikoengatik zuen arrazoi berberengatik baina ez arrazoi hezitzaileengatik

ikasketa ofizialak aintzat hartzeko eta euskara maila hizkuntza tituluetan eta ziurtagirien bidez egiaztatzetik salbuesteko dena onartu zenean

beraz egin beharko litzatekeena da dekretu hori indargabetu dekretu hori indargabetu eta normaltasun osoz funtzionatu gaur hezkuntza sistemak

horrela azken urteotan dekretu horrek sortutako arazo guztiak bukatuko lirateke behingoz eta horri gehitzen zaio lomceren eraginez batxilergoko titulua lortzeko

batxilergoko dena gainditu behar dela beraz arazoa ez da euskara arazoa ez da euskara orain zuek

planteatu eta goazen hori eztabaidatzera baina ez beste gauza batzuk ezin duguna da gobernu desberdinak sorturiko ondorioen errua euskararengan utzi eta euskarari

baizik eta araudi aldrebes eta okerrean dago hemen arazoa beraz eta ikusteko indarrean sartu diren eta dekretu honen ondorioz zer gertatzen ari den ikastetxeetan egunerokoan

bi urteko ebaluazioaren salbuespena daukate eta gero zuk oso ondo esan duzun bezala bengoechea andrea hori prorrogatu egiten da beste bi urtetan

euskara ikasteaz salbuetsita egoteko askotan ikastetxeen eta irakasleen konplizitatearekin beraientzat erosoagoa da ikasle horiek klasetara ez etortzea orduan ez dute ikasten eta ebaluazio salbuespen hori ikasteko salbuespen

gero zer gertatzen da ikasleen adinaren arabera klaro sartzen baldin badira ikasleak dbhko bigarren mailan ba klaro bi urtez salbuetsita izanda eta beste bi urteko luzapena ba ondoren titulazioak zailtasunekin aurkitzen dira eta gainera honi beste perbertsio batzuk ere gehitu behar zaizkio hezkuntza sailak hizkuntza errefortzuko irakasleen hornidura salbuespenei lotzen die hau da errefortzuko irakasle gehiago bideratzea salbuespenei lotzen die eta ez egokitzapen kurrikularrei edo berariazko kurrikulumari eta horrek zer ekarri du

esaten diguzuenean ez daudela murrizketak eta murrizketak egiten ari dira

hizkuntza indartzeko irakasleen plazak murriztu egin dira eta ez hori bakarrik kulturartekotasun dinamizatzaileena ia guztiz desagerrarazi

ez da politikoki zuzena baina esango dut badakizue salbuespenak nortzuk eskatzen dituzten salbuespenak eskatzen dituzte a ereduko

familiek bakarrik horiek a ereduko maila baxukoek eta familia ertainek hainbeste defendatzen dituzuen familia ertainek

eskatzen eta guzti hau egunerokoan ikastetxeetan sortzen ari da

dekretu horren ondorioz beraz izan gaitezen

ez dauden tokian eta beste eztabaida batzuk planteatu nahi baldin badira planteatu argi eta garbi eta goazen horretaz eztabaidatzera ikusten den bezala hori delako hemen fondoan dagoena euskararen ofizialtasunaren inguruan hitz egin nahi duzuela goazen hitz egitera goazen

eta eajk bere iritzia eman beharko du eta ea behingoagatik alderdi popularra

horrelako eztabaidak bakoitzak izan ditzake bere iritziak

baina iruditzen zait munduko hizkuntza guztiei munduko kultura guztiei aniztasuna hainbeste aldarrikatzen den aniztasun hori errespetatu egin behar dela eta euskaldunok errespetatuak izan behar gara espainolak

dutenak errespetatzen ditugun bezala hori iruditzen zaigu dela

eta ganbera honetan minimoetako bat eskerrik asko ubera

ekimen hau ppk ekarri du beraz berari erantzun guk ez dugu inongo

guk ondo asko dakigu bengoechea andrea zer den sufritzea hizkuntza bat ez jakiteagatik pertsona asko ezagutzen ditugu

eta gainera kaiku itxura jartzen digute gainean beraz ez etorri hona sufrimendu kontuen berri ematera

eta mesedez ez ekarri hona horrelako gauzak aurretik kontrastatu gabe hasteko ez daukagu

izena du euskal hizkuntza eta literatura irakasgaiak bigarrenik

legebiltzar honetan aldeko irizpena jaso zuen euskararen legean du sorburua eta mugarri izan da euskararen normalizaziorako lege hori lege horrek esaten du euskadiko

ezagutu eta erabiltzeko eskubidea dutela bai ahoz eta bai idatziz

lengua castellana y literatura jakin badakizu estatu espainolean joan den abenduan geroztik

malgutasunezko jarrera azaldu duela hezkuntzaren gaian hitzarmen sozial eta politikoa lortu arte behintzat baina ez genuen uste euskal talde popularra izango zenik lege hori

hezkuntza sailburuordeak salbuesteko baldintzei buruzko argibideak ematen ditu urtero ebazpen bidez eta argibide horietan argi eta garbi adierazten da

eska dezaketela ebaluatzetik duen salbuespena bi urtekoa beste bi urtez luzatzea ebaluatzeko ez ikasteko eta betiere esaten du derrigorrezko bigarren hezkuntzan edo batxilergoan matrikulatutako ikasleen kasuan aldez aurretik euskal literatura eta hizkuntzako departamentuari kontsulta eginda

euskal hezkuntza sisteman zein taldetan sartu den kontuan hartuta ikaslea zein taldetan sartu den ikasle horrek ekarri duen historial akademikoa kontutan hartuta

egitea aholkatzen badute beraz ez dirudi gehiegikeria

egotea edo gehiegikeria al da gainera lau urte horietan ikastetxean norbanakoen lanerako plan bat egin beharra dauka ikastetxeak

normalizaziorako egindako ahalegin guztiaren ondoren derrigorrezko bigarren hezkuntzako ikasleak besterik gabe salbuetsita geratzea

ez dut uste asko ezagutzen duzunik hezkuntza sistema eta lortu nahi dituen helburuak

asko dira arrazoiak gure sen onari segituz bururatzen zaizkigunak zure proposamenaren aurka egiteko eta aurka egingo dugu

podemosi esango nioke bere emienda hobetu daitekeela

azaltzen dela aipatu dudan sailburuaren salbuesteko

eta gero compatibilizarlo con la política lingüística la educación jainkoari eskerrak herri honetako hizkuntza politika eta hezkuntza politika beti egon dira oso ondo uztartuak eta horri eskerrak lortu dira lortu ditugun gauzak beraz

orain arte egin dugun bidetik aurrera egiten oso emaitza onak lortu dira eta eta izan gaitezen lankide gobernuarekin euskerak aurrera egin dezan

eta ez ahaztu eskolak bakarrik ezin du hizkuntzen normalizazioa lortu gobernuaren ekimenetan konplize izateko gonbidapena egiten dizuegu

eta guztion elkarrekintzarekin lortzeko besterik ez
eskerrik asko mendizabal anderea erantzunen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria

gracias señora presidenta eskerrik asko bengoechea andrea elkarrekin podemos martínez jauna bai bertatik bai motz eserlekutik

andreari guk argi daukagu zein den erantzuna euskararen hurbilketa hobetzeko baliabide gehiago jartzea politika linguistikoaren garapenean eta baliabide gehiago jartzea pertsona hauek edo

egoera hobeetan guk argi esan dugu eta baita ere bengoechea andreari

ebaluazio salbuespenak egotea era mugagabean bai hori esan du zuen proposamenean

ez da onargarria ez bakarrik metodologia aldetik baita ere zuen argudioak

hori kriterio bat da egia da zailtasuna duela baina ezin daiteke kriterio bakarra izan lege bat edo dekretu bat

aldatzeko zentzu honetan guk argi daukagu baliabide gehiago jarri behar dira politika linguistikoetan baliabide gehiago edo beharrezkoak direnak jarri behar dira hezkuntza zentroetan

eta badaude salbuespen batzuk jada araudian daudela eta kasu konkretuetan daudela eta oso ondo definituta daudela eta bueno ba salbuespen horiek mantendu al dira baina ezin daitekeena da izan planteatu

eskerrik asko eskerrik asko martinez jauna pastor jauna hitza
ez du hartu behar ubera andrea bai zurea da hitza

umeak ez daukate arazorik umeak helduak baino aurreiritzi gutxiago zailtasun gutxiago eta oztopo gutxiago

gaztelera izan matematikak izan ez dakit nongo hizkuntza izan berdin zaie

euskara zer da euskara beste hizkuntza bat da gaztelera den bezala txinatarra den bezala ingelesa den bezala desberdina guztiok desberdinak gara

eta onartzen jakin behar dugu eta gustatu edo ez herri honetan euskara ofiziala da gazteleraren bezala beraz arazoa zein da euskara

goazen horretaz eztabaidatzera goazen eztabaidatzera eta eztabaida emango dugu bakoitzak bere iritzia jarriko du

hezkuntzan ez dago arazorik ez dago arazo pedagogikorik ez dago arazoak sortu dituzte eta arazoak sortu zuen celaá andreak indarrean jarri zuen bi mila hamabiko dekretuak

matematikan izan gazteleran izan edozein arlotan

berariazko egokitzapenak daude inolako salbuespenik gabe bakoitzaren ezaugarrietara egokitzen da ebaluatzen da eta titulua lortzen da arazorik gabe

hori egiten ditu eta gainera momentu honetan ebaluazio sistema eraikita dagoen bezala

planteatzen dena zergatik ez ditugu matematikak salbuesten gaztelera goazen gaztelera salbuestera arrazoi berdinengatik

zure proposamenak erakusten du fondoan beste eztabaida bat eta hori eztabaidatu nahi baduzue goazen naturaltasun eta normaltasun osoz hori eztabaidatzera baina ez handik eta hemendik eta hori beti bueltaka inolako zentzurik gabe eta arazoak sortzen ez dauden tokian beraz
maitasun hitz gutxiago eta maitasun ekintza gehiago eskerrik asko ubera andrea

eztabaida amaitu denez bototara jarriko dugu euskal talde popularraren

legez besteko proposamenaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabi eman dugu bozka hirurogeita hamalau eman dugu bozka bederatzi boto aldekoa sesenta y cinco contra beraz ez da onartu jarraian

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabi eman dugu bozka hirurogeita hamalau eman dugu bozka hamaika boto aldekoa sesenta y tres contra beraz ez da onartu osoko zuzenketa